ustedes sabrán por qué eskerrik asko damborenea jauna erantzuteko txandara pasatuz eh bilduren ordezkaria matute jauna zurea da hitza

ez du hitzik hartu behar euzko abertzaleak arrizabalaga anderea

existía eskerrik asko arrizabalaga andrea amaitzeko euskal talde popularraren ordezkaria damborenea jauna zurea da hitza

eskerrik asko damborenea jauna eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu eh bildu taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua

berrogeita hamairu ez ondorioz ez da onartu jatorrizko testua jarraian mistoa upyd euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko

hirurogeita hamalau eman dugu bozka berrogeita hamalau bai hogeita bat

gai zerrendako bosgarren puntua alderdi sozialistaren legez besteko proposamena erretiratua izan denez mistoa upyd legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena pinosolo proiektuan

irregulartasunetan duen inplikazioagatik bilboko metroaren zuzendari nagusia kargutik kentzeari buruz proposamena egin duen taldearen txanda mistoa upyd maneiro jauna

zuzenketak aurkeztu ez dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria

a esta cámara nada más muchas gracias eskerrik asko llanos andrea euskal sozialistak taldearen ordezkaria pastor jauna zurea da hitza

bai eskerrik asko presidente andrea sailburuok legebiltzarkideok eguerdi on guztioi gai honek bi alde ditu nabarmen desberdinak batetik

izan ere batzuek proiektu zehatz bati buruz hitz egin nahi dute hemen

zehatz bati buruz gure ikuspegitik ez dagokigu hori ez ganbera honi

ezta eusko jaurlaritzari ere gure iritziz ez dauka zentzurik hemen eusko legebiltzarrean eztabaidatzea udalerri bateko kontratu eta

zentzu horretan batzuk saiatu egiten dira nahita eta modu interesatu eta

udal proiektu baten inguruko eztabaida beste eremu batera eramaten dena nahasten

diozuena egia bada eta demostratu eta demostragarria baldin bada joan zaitezte bide judizialera eta itxaron ebazpen judiziala izan arte

arruebarrena jaunari ez zaio ahozko epaiketarako autua ireki eta ez dago sikiera inputatuta ere

zorrilla jauna zuzenketarik aurkeztu ez duen taldera pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria lópez de munain jauna zurea da hitza

bai eguerdi on euskal herria bilduk

beharrezkoa pinosoloz informazio gehiago biltzea ustez ustelkeria kasu bat dela frogatzeko nahikoa datu daude hor dago dagoen informazioa

epe honetan eh bilduk hainbat agerraldi eskatu izan ditugu ganbera honetan

egin dugu jakite aldera arduradun politikoek ze mailako eskuhartzea izan duten aferan hala ere

hori da legebiltzar honek gauzak egiteko duen modua ardurak estaltzeko erabiltzen dena azalpenak ematea ekiditeko balio duena

no conseguimos entenderlo pinosolo ez da sailburu honek egindakoen artean gauzarik larriena edo larrienetakoa gogoratu beharra dago adibidez

gasteizko mendiak parke natural bihurtzeko legebiltzar honen mandatu bat dauka mahai gainean baina sailburuak ez du mandatu hori bete

eskerrik asko pastor jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria zorrilla jauna zurea da hitza

zorrilla jauna amaitzeko eh bildu taldearen ordezkaria lopez de munain jauna zurea da hitza

eskerrik asko lópez de munain jauna eztabaida amaituta bototara jarriko dugu mistoa upyd eta euskal talde popularrak sinatu duten erdibideko zuzenketa

hirurogeita hamabi eman dugu bozka hogeita hamaika bai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

gai zerrendako seigarren puntua eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena indarkeria polizialaren giza eskubideen urraketen ondoriozko biktimen aitorpen eta erreparazio

osoari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den

hitza eskerrik asko legebiltzarburu andrea eguerdi on denoi espainiar gobernuaren aginduz
estatuaren abokatuak helegitea aurkeztu zion poliziaren gisa eskubideen urraketen biktimen aitortza eta erreparaziorako

ehun eta zazpi barra bi mila hamabiko dekretua aldatzen zuena helegite horren ondorioz orain dela gutxi apirilaren

auzitegi nagusiak atzera bota zuen dekretu hau bi argudio erabiliz

sufritutako lesioen froga fede emailea behar zutela batzorde mediku batek emandako froga alegia

baremo zorrotzagoak ezarri behar direla kasualitate batez erabaki honek auzitegiak hartzen zuen erabaki honek

nazio batuen erakundeko torturaren aurkako batzordearen bilerekin

azpimarratu zuen espainiar estatuak aitortu egin behar du berak egindako mina eta biktima

torturaren biktima horiei justizia bermatu behar

hor dago tira bira hor dago gatazka bertako tribunalek eta nazioarteko aginduen artean

auzitegiko epai honek ate batzuk ixten

salatu behar duguna baina aukera berri batzuk ere ematen dizkigu gauzak hobeto osoago sendoago adostasun zabalagoarekin egiteko aukera ematen digu bake eta bizikidetzarako idazkariak esan zuen bide berri hori esploratzeko ahaleginak egingo zituela horretarako esan zuen lehenik eta behin errekurtso bat tarteratuko ziola

eta bigarrenez dekretu hori ordezkatuko zuen lege proiektu bat aurkeztuko zitzaigula iragarri zuen prentsan ez dugu horren inguruko asmo horren inguruko

gehiegi jaso nahiko genuke informazio hori jasotzeko jonan fernández jaunaren giza eskubideen batzordean agerraldi bat burutzea baina momentuz ez da suertatuko eta bilkuren sasoi epealdi honetan ez da hala gertatuko atzo aitzitik giza eskubideen batzordean egiari zor fundazioaren

jaso genituen pilar urruzuno jose vicente ojinaga eta

kontaketa duin eta hunkigarri batean errelatatu ziguten eurek bizitakoa lehenengo biek hirurogeita hamareneko hamarkadan sufritutako tortura ziguten horren froga fede emailerik ez daukatela izan ere tortura horretarako diseinatuta baitago hirugarrenak peio mindegiak baita ere bere

lekukotasuna luzatu zigun mindegia itsua da begi bat galdu zuen

poliziak hurbil hurbiletik jaurti zion ke pote batek erauzi zion froga nabarmena du gertakari

ikusi ahal izan genuen moduan gertakariak mila bederatziehun eta laurogeita hiruan gertatu ziren horietako ez hiru hauetatik inork ez ezin du jaso aitortza eta erreparazioa gaur egun dekretuetan ezartzen parametroetan esan ziguten hamarkadak eman ditugu bakardadean ahaztuak ukatuak aitortza eta erreparazioa egia eta justizia dute helburua

zentzudunak errealistak baina gaur egungo baldintza eta errekisito legalen arabera dekretu horietan agertzen direnak

ezin dituzten aspirazioak beste izen batzuk agian ezagunagoak direlako ekar ditzakegu eztabaida honetara

behin eta berriro errepikatzen bada ere galen biktimak zirela ez dute terrorismoaren biktimen errekonozimendua eta dekretu hauen arabera

mila bederatziehun eta laurogeita hiruan izan zenez ezin izango lukete inolako babesik jaso berdina gertatuko litzaioke

denbora asko baldintza horretaz gain gainera bera lurraldetasun baldintza sufritzen duelako hau da mikel zabaltza nafarra zelako milaka eta milaka kasu aitortu eta erreparatu behar direnak baina gaur egun

hiru ardatz eduki behar dituena nazioarteko

legediaren aginduak betez egin behar dugu lege hau

urraketen berdintasunean eskubideen berdintasuna

aplikatu behar diegu berdintasuna eman behar diegu aitortzan berdintasuna eman behar diegu erreparaziorako neurrietan

ez bazterkeriak eginez denbora edo testu inguru berezien arabera berdintasun espaziala

bortizkeria urraketa euskal gatazkarekin edo nahiago bada

biktima orori edo non gertatuta ere berdintasuna

eta baita ere berdintasuna legezko babesean hori da hain zuzen ere hirugarren ardatza

ematea seguritate juridikoa ematea biktimen aspirazio hauei

beste biktimak babesteko legeak frankismoaren biktimei errekonozitzen zaien memoria historikoaren legea edo terrorismoaren biktimen legeak

gune bat orain estali behar duguna ejekutiboak egindako dekretu batek ez du

arau indarra emateaz gain legebiltzarrak ematen dio horrelako arau bati garrantzia eta legitimitatea batez ere giza eskubideen

bati lege honek babesa baina baita ere argitasuna eskaini behar die poliziaren biktima guztiei argiki azaldu behar du

erabakiak hartu ziren jardun poliziala urratzaile hori gertatzeko

zergatik biktima hauek ezin izan dute bide judizialetik erreparazio eta aitortza eskuratu izan ere justizia ez zuen ez ikertu ez egileak jazarri ez epaitu

tortura existitu dela dekretuetan ez da tortura hitza ere aipatzen tortura existitu zen eta ez zen nola noizbehinkako gertakaera esporadiko bat izan baizik eta gertakaera

orokorra izan zen herri honetan eta lege honek argiki azaldu beharko du hori nola egiaztatu eta nola gauzatuko den eh bilduk

estatuaren bortizkeriaren biktimei babesa emateko legebiltzarrak egin behar du lege bat eta horregatik

dezala hori aztertzeko legebiltzar honek landu eta gauzatu behar du lege hori eta horregatik nahi genuen gaur

gurdiaren aurretik berriro ere ipini legez besteko proposamen honen bitartez nahi genuen legebiltzarrak

ekar dezala horrelako lege proiektu bat hemen guztion artean adostu eztabaidatu eta onetsi behar duguna

testatu behar genuen eta hori nolabait ere aurkitu dugu ados gaude sinatu den erdibidekoarekin epela kontsideratzen dugu baina mamia nolabait jasotzen duela pentsatzen dugu pnv eta pseren artean sinatu den

horretan puntuka bozkatzeko hala egingo dugu lehenengo puntuan abstentzioaren bitartez eta bigarren biak eta guretzako

bozka emango dugu bi puntu horietan eskatzen da espainiar gobernuari aintzat hartzea hemen hartuko den erabaki hori

hori onesteko bego gure aldez aurretiko konpromisoa prozesu hau bultzatzeko eta honetan adostasunak bilatzeko izan ere beti eskatu dugu estatuaren giza eskubideen urraketen biktimei babesa emango dien lege indarra duen instrumentu legal bat beharrezkoa zela hau da pentsatzen duguna

egin diezaiokegun mesede handienetakoa gaur zentzu horretan

horrelako urrats bat saiatzen ari dira ematen euskal herriko bakearen aldeko konferentzia humanitarioa bertan ospatzen ari baita han

nazio batuetako kontseilari politiko ohia eta irakasleak

hitz batzuk ekarri nahi ditut hona bakea sendotzeko

biktimen sufrimendua aitortzea da horretarako gure borondatea gure determinazioa mahai gainean
ipintzen du besterik ez eskerrik asko arzuaga jauna

presidente andrea legebiltzarkideok egia justizia eta ordaina giza eskubideen urraketen biktima guztiei dagozkien eskubideak dira horrela ezarrita dauka nazioarteko zuzenbideak bi mila bosteko abenduaren hamaseian nazio batuek berretsi egin zituen

eskubide unibertsalak dira beraz biktima guztiei dagozkie nor nahi eta non nahi baina hori horrela izanik

kasu guztietan eskubide hauek bermatzea biktimen eskubideen historia

eta sarritan kontestu biktimologiko gogorrek baldintzatu ohi dute eskubideon aplikazioa horrelako zerbait gertatu zaigu gure herrian ere bortxakeria eta gatazkak zeharo baldintzatu izan dute biktima guztiekiko aitortza eta ordaina eta gaur egun ere zoritxarrez

zailtasun guztien gainetik argi dugu helburua zein den biktimen eskubideak bermatzea giza eskubideen urraketa berdinei tratu berdina ematea urraketa berberak

tratu bereko printzipio honek gure ekimen politiko guztiak zuzendu egin behar ditu zailtasunak zailtasun atzo bertan esan den bezala giza eskubideen batzordean pello mindegia pilar urruzuno eta jose vicente ojinagaren historia ezagutzeko aukera izan genuen

hunkigarria benetan eta bere testigantzek gu guztioi egindako interpelazioak suposatzen dute euskal gizarteari

aurretiaz ere beste kasu asko ezagutu izan ditugu urteak eta urteak isilpean eta ukazioan bizi izan duten biktima

errugabeak bere biktimazioan aurreko legealdietan

saiakera desberdinak egin ziren aitormena eta ordainaren bidea hasteko asmoz

bi mila hamaikaan azkenez lortu ahal izan genuen lehenengo urratsak ematea bai

baita ondoren eta ondorioz eusko jaurlaritzak onartu zuen zazpi barra bi mila hamabi dekretuarekin bere momentuan esan genuenez

erantzunik ematen egia da erantzuna fase desberdinetan ematen zela biktima askok bere burua baztertuta sentitu zezaketela

lehen urrats bat besterik ez zela aldarrikatu genuen txosten eta dekretu haiekin ez genuen ate bat ixten bide berri bat ireki baino

baina helmugaraino iristeko konpromisoa hartu genuen

estemos a la altura del reto eskerrik asko eskerrik asko iturrate jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

ese proyecto lo analizaremos en profundidad gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal talde popularraren ordezkaria llanos andrea zurea da hitza

erantzunen txandara pasatuz eh bildu arzuaga jauna zurea da hitza

erritmo kontua dela ez ados nago eta horretan erritmo egokia ipintzeko borondatea badaukat baina marraztu ahi dudana da nora joango garen nora helduko garen

sartzen garen horregatik gaur ekartzen nuen hona

bakarrik esan nahi dudana da testatu nahi genuela ea borondate hori legebiltzar honetan

datozen hilabeteetan honetaz lan egin beharko dugu gu engaiatuko gara hori da hemen gaur ikusi nahi genuena upyd

eskerrik asko arzuaga jauna ez ez lehenengo zurearekin

mesedez erretiratu esandakoa eskatzen dizut hemendik erretiratzea esandakoa

euskal sozialistak pastor jauna zurea da hitza

eskerrik asko pastor jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria iturrate jauna bertatik bai presidente andrea zure baimenarekin

labur esateko batez ere kontsentsuaren izenean ez naizela sartuko esandako hainbat erdi egi gezur eta maltzurkerietan

euskal talde popularraren ordezkaria den llanos andreak dauka hitza

eztabaida amaituta botoetara jarriko dugu eh bildu taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa puntuka eskatu da ez dago arazorik pentsatzen dut bozkatuko dugu lehenen puntua

onartuta geratu da jarraian bi eta hiru puntuak bozkatuko dugu ez bale

orduan bigarren puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

ondorioz bigarren puntua onartuta geratu da eta azkenik hirugarren puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamar eman dugu bozka hirurogeita hamar bai aho batez onartu da hirugarren puntua gai zerrenda agortu denez